eskerrik asko pastor jauna eh bilduren ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

eskerrik asko egia esan ia

bai uste dut gauza batzuk argitzea komeni dela jakitun naizela

ez dakit batzuetan pentsatzen dut hemen hitz egiten dugula eta inork ez gaituela entzuten

nik esan dut nire lehenengo interbentzioan bajatuko zinela eta esango zigula badagoela informazioa eskatzeko aukera gobernuari eta egia da

gardentasun aktibo batean sinesten duen gobernu bati eta hogei mendean gaudela eta egia da gizarteak gardentasun gero eta gehiago eskatzen duela

eta beraz aktiboki informazioa gurera ekartzea ez dagoela gaizki

eskerrik asko pinedo anderea euskal talde popularraren ordezkaria
sémper jauna zuk ez duzu parte hartu behar bai presidente andrea zure baimenarekin

moda bat egia da aitzaki txar bat ere ez dauka zertan izan behar

edo informazioa era erraz batean bilatzea hori horrela egiten da

hiru hilabetero edonork eskuragarri duenean informazio hori guztia nahi duen moduan eta nahi duenean

ekimen hau ez da gardentasuna bermatzeari buruz ekimen hau da azkenean eusko jaurlaritzari egurra emateari buruz aurpegiratzea bati burutik pasatzen zaiona

eskerrik asko orbegozo jauna gai zerrendako seigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena tratamenduari atxikitzeko laguntzak

unibertsalizatzeari eta haietako sarbidea errazteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak dauka hitza

lan guztiagatik herritar guztion osasun eskubidea

gaur hizpide dugun gaia ez da berria berrordainketarena beste batzuk kopago bezala ulertzen dutena makina bat aldiz ekarri dugu

asmoz osasun sailak euskal herritarron osasun eskubidea bermatzeko bere osotasunean herritar guztiok osasun arretaren barruan izan beharko genituzkeen zerbitzu guztiak eta orain arte izan ditugunak minimoak bai ze hori da eskatzen ari garena orain arte izan ditugunak berreskuratzea

besterik ez eskatzen duguna da minimoki hori errespetatzea eta defendatuak izan daitezela etxe honegatik eta jaurlaritzagatik

hemen har genitzakeen erabakiekin erabaki xumeekin urrats handiak eman genitzakeela baita osasun arloan ere herritarroi ezarri zaizkigun murrizketei buelta emateko noski horretarako gehiengo bat behar da

borondate politikoa behar da eta guk badaukagu eta horregatik tematzen gara behin eta berriro gai honekin etxe honetan gaurkoan

botiketara herritarrok izan behar dugun sarbidean zentratuko naiz nahiz eta hamasei barra bi mila hamabi

errege dekretu legeak beste hainbat osasun eskubide ere murrizten dituen

mailaketa egiten duen eta osasun sistema publikora sarbidea ukatu oztopatzen duen hori da gobernu

jokabidea herritar xumeei egurra eskubideak zapalduz bazterketara kondenatuz gutxi batzuen

bilakatuz eliteen gobernua hori da herritarren arteko

zabalagoa handiagoa eginez hori da madrileko

politika baina zein da jaurlaritzaren eta eaj ren

madrileko jauntxoen zaku berean sartzen zarete madrileko jauntxoen politika bera da zuen eredu eta hori da praktikatu nahi duzuena madrilek agindu zuek belarriak jaitsi eta

aurrezteko eta bitartean mantra bat errepikatuz pertsonak helburu baina konpartitzen dituzuenean ikusten denean egunerokoan

ekonomia lehenetsiz pertsonen aurretik konpartitzen duzuela ikusiz

iruditzen zait ezin dela zalantzan jarri kopagoaren dekretu bezala ezagutzen dugun hau guztiok bertan behera utzi nahi dugula eta hori dela gure

hemen gaudenon esku ez dago errege dekretu hori derogatzea ez gaude madrileko kongresuan baizik eta legebiltzarrean gaude eta zori txarrez madrilek erabakitzen duenak guri eragiten digu eta euskal gizartea

ados gaudela baina orduan horren aurrean zer egin behar dugu eskuak gurutzatuta geratu edo neurri batzuk habian jartzeko prest gaude garbi dago hemen maila desberdinak daudela guk adibidez ez daukagu arazorik madrileko gobernuarekin konfrontazio batean sartzeko guk horretarako ez daukagu arazorik baina kontziente gara hemen ez daukagula gehiengorik horretarako eta hori

planteamenduak orain arte oso pragmatikoak izan dira ez dugu inolako momentutan intsumisiorik proposatu nahiz eta guk horretarako arazorik ez genukeen

egin ditugun planteamenduak ez dira nobedosoak adibidez planteatu izan dugu

zabaltzea horrela lortuko genuke hemengo herritarrei berrordainketaren eragina ezabatzea herritarren kalteei buelta ematea

gure herritarrei egunerokoa errazteko eta hobetzeko

gutxi batzuetara iristen direla eta gainera diru laguntza horietara sarbidea izateko

dituzte ez dute inolako erraztasunik eta hori ikusi dugu laguntza horiek indarrean daramatzaten denbora guztian ikusi dugu zer gertatzen

eta hemen izan genituen agerraldi batetan osasun batzordean pentsionistak eta haiek ere

aholkularitza bat jartzea laguntzeko tramitazio hori burutzen eta gure taldeak mahai gainean jarri zuen proposamena baina ez genuen arrakastarik izan eta orain arte ez gara etxe honetan gai izan

egiten dizkiguten eskariei erantzun eraginkor bat emateko eta gaurkoan beste saiakera bat egiten dugu eta

osasun txartela erabiltzea edo berau egokitzea edo neurriren bat osasun txartelaren bidez egitea

atxikitzeko laguntza horiek sarbidea horretara errazteko behintzat kolektibo horiei hori ez da gure

baina ikusita zein dan egoera beharrezkoa ikusi dugu ere

iritsi ahal izateko ez dugu gogoratu behar diru laguntza horiek adineko pertsonei zuzenduta daudela adineko pertsonen artean egoera oso ezberdinak aurkitzen ditugu mendekotasun egoerak

batzuk ez dute laguntzarik hainbat tramitazio egin ahal izateko eta abar luze bat hor ere aurkitzen ditugu

langabezian daudenak eta prestaziorik jasotzen ez dutenak hor aurkitzen ditugu ere

orduan gure helburua izan beharko litzateke pentsatzea eta determinazioz erabaki bat hartzea

gaur osoko bilkurara ekarri dugun proposamenarekin

zeren denbora guzti honetan ikusten baldin badugu

ze datu izan diren edo ze emaitza izan diren ba oso nabarmenak dira eta ikusten da tramitazioan

zerbait ez dugula ondo egiten zeren ez dira irizten iritzi beharko liratekeen pertsona guztiei gogoratzen dut lehenengo aldiz

aurrekontuetan hemezortzi milioi euro jaso ziren eta zer ikusi dugu

pertsonengana iritzi dela eta bakarrik estimazio bat da ze oraindik azkenengo datuak ez ditugu eta eskatu ditugu baina esan zaigu ba azkenengo datu horiek kontaketan ari dela osasun saila soilik

euro inguru erabili direla hemezortzitik

ehun bat bakarrik eta ikusi dugu zer gertatu den bi mila hamabosteko aurrekontuetan laguntza horietara bideratu den partida

orduan zertan ari gara herritarrak lagundu nahi ditugu osasun eskubidea bermatu nahi dugu edo benetan murrizketak aplikatu nahi ditugu madrilek ezartzen dituenak edo iradokitzen dituen

orduan iruditzen zait hor erantzukizun bat daukagula eta gure erantzukizuna dela herritarrei osasun eskubide hori bermatzea murrizketak ekiditea eta benetan gauzak hobetzen laguntzea eta datuak ikusten dute

gai honetan ez duela hasieran jarri zuen helburua lortu eta

nabarmena da eta bukatzeko guk garbi edukita

helburua oraingo honetan prest agertu gara hobekuntza horietan beste urrats bat emateko gure eskakizun maila

gehiengo bat lortzeko kamara honetan eta azkenean herritarrengatik jasotzen dugun demanda horri erantzun bat emateko

garbi dugulako gure helburua dala euskal herritarroi bizitza errazagoa egitea

eskaintzea eta zalantzarik gabe lehen esan dudan bezala eta errepikatu dudan bezala osasun eskubidea bermatzea

hemen asko egin genezake guk gure erabakiak har genitzake eta hartu beharko genituzke

gure gizarteari erantzunak emateko determinazioz jokatu behar dugu eta ez madrilera begira azkenean

hobetuko genuke erabakiak hemen hartuko bagenitu eta gure gizarteari begira hartuko bagenitu

eta talde guztien aldetik egin dugun esfortzuarekin azkenean alderdi sozialistarekin

iritsi gara bost puntu ditu iritsi garen adostasunak

irakurriko dut zeren eta iruditzen zait puntu honetatik gobernuak bide bat jorratu

eta gonbidatu ere euzko abertzaleak taldea adostasun honetara gehitzeko eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andereak dauka hitza

legebiltzarkideok gobernuari ez diot egun on esango zeren eta ez dago lehendakaria momentu honetan eta ezta

berriro debate honetan nahiz eta izenburua hori ez izan kopagori buruz hitz egiten

andreak egindako interbentzioan una vez más

nire lehenengo interbentzioaren hasieran esan nahi dut ongizate

neurriak bideratzea betiere herritarren babesa mantenduz

krisi ekonomikoak gure sistemaren ahuleziak agerian utzi zituen eta horregatik ezinbestekoa zen neurriak

muchas gracias eskerrik asko roncal andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria orbegozo jauna zurea da hitza

dakigun moduan osasun sailak bi mila hamairuko uztailean jarri zuen martxan koordainketa sistema berria

aldaketa horrekin eta bi mila hamabiko apirilean esan genuen bezala

berri horrekin eta ez daukagu problemarik esateko aurreko jaurlaritzak hartu zituen

neurri berri horien aurka egiteko babestu genituela eta ez daukagu problemarik

hori adierazteko egia da aurreko jaurlaritzak

eramango duela baina egia da ere bai azkenean

behartu zuela eusko jaurlaritza koordainketa sistema berri hau ezartzera

zentzu horretan uste dugu zilegi dela baieztatzea edo aitortzea ere bai jaurlaritzak ziurtasun juridikoaren printzipioa errespetuz bete behar izan zuela ezarri behar izan zuela koordainketa sistema

hala ere egia da ere bai eta hasiera hasieratik darpón sailburuak ere bai esan zuen bezala saiatu zela egiten

herritarrei ahalik eta kalte txikiena eragiteko moduan eta gure taldeak hasiera hasieratik legealdi honen hasiera hasieratik ere bai adierazi genuen hori zela gure ardurarik nagusiena eta gure nahia

horregatik hain zuzen ere gogora ekarri nahi dut beste autonomia erkidegoetan ez bezala gurean hainbat neurri hartu direla

edonon baino urtebete beranduago sartu zen indarrean koordainketa hori baina horrez gain jaurlaritzak edo osasun sailak informatika sistema garatu zuen herritarrek koordainketa ordaintzerakoan topea jotzerakoan dirurik aurreratu beharrik ez izateko azken finean hori baita

herritar ahulenek jasan zezaketen eros ahalmenari kalterik ez eragitea guk

eskubide osoa dutela dagokien tratamenduak jasotzeko

honetan beraz diru laguntza sistema onartu zuen osasun sailak

eta dagoeneko hainbat herritarrei itzuli zaio aurreratu behar izan duten edo ordaindu behar izan duten dirua

diru laguntzak emateko epe berria ere irekita dago osasun sailak urtarriletik aurrera diru laguntza horiek ere bideratuko ditu eta beraz jaurlaritzaren konpromisoa neurri hauekin uste dugu erabatekoa dela eta agerikoa dela egia da

diseinatuta edo pentsatua zegoela neurria orain arte ez dute hainbeste kezkatu baina hainbat eta hainbat herritarrek benetan beharra

herritarrek dagoeneko aurkeztu dute eskari orria eta esan dugun moduan gure taldeak argi dauka gure

botikarik gabe ezin duelako erosi eta

onartu dituena ez daude beste andaluzia edo alderdi sozialista erantzukizunetan dagoen beste autonomia erkidegoetan ez dira onartu

azpimarragarria edo esanguratsua dela eta beraz gure taldeak erabateko

ongi etorriak direla eta aintzakotzat hartzeko modukoak direla eta izan daitezkeela baliagarriak hobekuntzak adosteko taldeen artean edo hobekuntzak proposatzeko baina kontuan hartu behar dugula kasu honetan segurtasun juridikoaren printzipioa ere

konstituzio auzitegiak ere epaia eman duenean eta

gai hau beraz guk aurkeztutako ekimenaren alde bozkatuko dugu behin eta berriro esan dugun bezala argudiatzen ditugu osasun arloan espainiar gobernuak alde bakarrez

ezarritako neurriak uste dugu gainera gure autonomia erkidegoko berezko osasun eskumenak

errege dekretu lege hori indarrean sartu zenean eta hartara eskatzen dio jaurlaritzari orain arte egiten ari den bezala jarraitu dezala bere eskura dituen baliabide bai politiko juridiko zein ekonomiko guztiak erabiltzen herritar guztien osasun eskubideak ahalik eta ondoen bermatzeko horretan uste dut

egiten dugula ez dugu eh bilduren hasierako ekimena babesten bertan

ez ditugu bat egiten ez dugu bat egiten adierazpen horiekin ezin dugu onartu adieraztea madrilek iradoki eta jaurlaritzak ezarri dituela

esan dugun moduan konstituzio auzitegia berak ezarri zuen betebehar hori ezarri zion jaurlaritzari koordainketa sistema aldatu behar zuela

horrelako baieztapenak egitea uste dugu ez diola mesederik egiten

jarrera eraikitzaileari izan ere hor dago oraindik konstituzio auzitegiaren aurrean jarritako errekurtsoa hori bere bidea

uste dugu ez direla batere egokiak esaten duzunean

egokia denik eta ezta ere zintzoak edo zilegi denik horrelakoak esatea izan ere eta behin eta berriro

esan izan dugun moduan nork eman zuen lehenengo urratsa koordainketa aplikatzeko gipuzkoako lurralde historikoan eta hori esaten dizut ez tematzearren gipuzkoako kontuarekin baizik eta koordainketarekin eragin zuzena daukalako lehenengo urratsa izan zen

informazioa bidali zion gizarte segurantzari koordainketa aplikatu ahal izateko sistema berri hori aplikatu ahal izateko eta hori izan zen bi mila hamabiko azaroan hau da oraindik jaurlaritza berria izendatu gabe zegoenean beraz

uste dugu ez direla egokiak eta ez dutela onik egiten jarrera eraikitzailea den alde

gainera uste dut eta berriro esango dizut irakurri duzu bete behin ere bai

informazio hori jakinda ordainketa sistema berria sartzeko zela zergatik bidali zitzaion eta esan zuen azkenean ba zela legeak horrela agintzen zuelako beraz

erantzun horretan konfrontazioko planteamendurik agerian usten denik

baina beti bezala norberari komeni zaionean legea bete behar dela eta aldiz besteei dagokienean egurra banatu

gaur eh bilduk egin duen planteamendu honetan baina esatea libre da baina gero hitzetatik ekintzetara tarte handia dago

hartutako neurriak ezin direla arriskuan jarri

dirulaguntza horiek ez dugu bat egiten egun dagoen

konplexua dela esaten duen puntuarekin uste dugu ez dela horrela prozedura erraztua dago

gehienek erabiltzen duten prozedura eta horren bidez dirulaguntza eskatzeko eskaera orria besterik ez da bete behar eskaera orri normal bat nortasun agiria eta kontu korronte zenbakia jartzea besterik ez da behar eta gainera

ezta kontu korrontea ere ez dute jarri behar bakarrik nortasun agiria eraman bete orria eta aurkeztu hori da egin behar den guztia beraz ez dugu bat egiten esaten denean

korapilatsua prozedura konplexua prozedura zaila

beraz guk gure zuzenketaren alde egingo dugu uste dugulako osasun saila eta jaurlaritza bere eskura dauden neurri guztiak

eta egoera ahulenean dauden herritarren osasun arreta bermatzeko
ahalik eta ahalegin guztiak ari direlako egiten besterik gabe mila esker eskerrik asko

garrido andrearekin hasiko naiz kuriosoa kuriosoa da beti batzuen ahotik entzutea

herritarrak babesten dituzten sistemak herritarren eskubideak bermatzen dituzten zerbitzuak arriskuan daudela beti erabiltzen da aitzaki berbera murrizketak aplikatzeko eskubide guztietan politika sozialetan osasunean

eta dirua barra barra eta gainera lapurretan egiten da guztion dirua eta ikusten da hemen azkenean zer den

eta zer den eliteen politika gaurkoan

bueltatzea roncal andrea ni ez nabil eskatzen hemen ez dakit zer planteamendu lehen ez zegoena baizik eta hamasei barra bi mila hamabi

orduan genituen zerbitzuak osasun arretarako bermatzea minimoki horiek errespetatzea eta defendatzea besterik ez gabiltza eskatzen zeren hemen azken hauetan etengabe etengabe egunero urratsen dira hainbeste aldarrikatzen ditugun osasun sistema publikoaren printzipioak unibertsaltasuna

jada doakotasunaz gainera garrido andreak esan digu osasun sistema

zer da hori oso gustu txarreko iruditzen zait doakotasuna aipatu ere

ez nuke egingo eta hori alderdi popularraren ahotik entzutea iruditzen zait benetan oso gustu txarrekoa

erantzunak ematea eta erabakiak hemen hartzea hemen hartu beharko genituzke erabakiak eta hemen ez dugu inolako momentutan

ditugun tresnak nola erabiltzen ditugun datozkigun murrizketei eta jaurlaritzak ere aplikatzen dituenei aurre egiteko hori da proposatzen duguna eta herritarrei egunerokotasunean beraien bizimodua erraztea eta osasun eskubidea bermatzea eta kasu honetan

norabide horretan joan dira roncal anderea eta jaurlaritzak jarri du tresna bat eta tresna hori da tratamenduari atxikitzeko laguntzak

ez gabiltza eskatzen laguntzak unibertsalizatzeko hori ez litzateke aurrerakoia izango roncal andrea guk planteatzen ari garena da momentu honetan tresna hau daukagu tresna hau eraginkorra da eta erabili daiteke urratu den

eta horrela bide batez indargabetzen dugu berrordainketa hori da planteatzen ari garena goazen pentsatzera hausnartzera zer tresna ditugu nola erabili ditzakegu

aplikatu daiteke gainerako herritarrei bi mila hamaikako egoerara bueltatzeko edo ez eta gaur gainera ere ikusita laguntza horietara sarbidea ez dela batere erreza oso korapilatsua dela eta zailtasunak daudela zeren egunerokoan ikusten ari gara eta gainera jaurlaritzak ematen dituen datuekin berretsi egin da

goazen osasun txartela erabiltzera eta neurri bat bideratzera benetan tramitazio hori ekiditeko oso pragmatikoak

izan gara eta ez da lehenengo aldia proposamen hau ekartzen duguna etxe honetara eta orain hemendik aurrera bi helburu izango ditugu eta gainean egongo gara bat gaur onartuko dena hori bideratzea

eta bestea gaur ez duguna hitz egin baina hor dagoena zeren berrordainketarekin eta kopagoarekin laurehun eta piku medikamentu kobertura sozialetik kanpo geratu dira kanpo geratu dira

beharrezkoak diren medikamentu horiek lortzeko orduan goazen aztertzera

gure babes sisteman sartu beharko genituzke

oso pragmatikoa eta iruditzen zait hemen erabakitzeko modukoa borondate politikoa egon ezkero eta guk tematuko gara eta jarraituko dugu

mahai gainean jartzen eskerrik asko ubera andrea euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria roncal andrea zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria orbegozo jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea egia esan guk

egoerara bueltatzea eskatzen da eta argi daukagu horrela izan behar du baina zer eskatzen du

jarritako helegiteak hori bera eskatzen du hori bera eskatzen du indargabetzeko hamasei barra bi mila hamabi errege dekretu legea eta aurreko egoerara itzultzeko hori bera eskatzen du

eskaera berdin berdina esan dugun bezala guk ez dugu ahazten

baina egia da ere bai konstituzio auzitegiaren epaiaren ebazpenen ondoren betetzeko

baina horrek ez du esan nahi bat egiten dugunik neurri horrekin eta horregatik esaten dizut jaurlaritzak errekurtso baten bitartez

konstituzio auzitegiari bitartean bitartean ahal diren neurriak hartzen ari da

txikiena jasan dezaten eta horregatik esaten nizuen

baina eskaera hori eginda dago dagoeneko zuek aipatu duzuen eskaera hori eginda dago dagoeneko

egungo marko juridikoa ez dugu batere gustuko ez dugu gurea egiten baina gaur gaurkoz hori da daukaguna

babes gabe uzten gaitu baina hori beste kontu bat da

aurreko hitzaldian esandakoarekin lotzen dut etorkizunerako itxaropentsu gaude

baina gaur gaurkoz jaurlaritzak daukan marko juridikoa hau da eta uste dugu zentzu horretan behintzat
bere eskura dagoen guztia egiten ari dela besterik gabe mila esker eskerrik asko orbegozo jauna

eztabaidak amaitu direnez bozketak hasiko ditugu lehenengo puntua gai zerrendako lehenengo puntua mozioa

langabeziari buruz eztabaida hemen bozkatuko dugu damborenea basterrechea jaunaren mozioa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamar eman dugu bozka hamar bai

ez da onartu jatorrizko mozioa bigarren puntua

mozioa maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua lurralde antolamenduaren gidalerroen lag aldaketan diputazioen eta udalen eskuduntzak usurpatzeari buruz

puntuka bozkatzeko arazorik matute carmen lópez de ocariz ahal da bale

lehenengo eta bigarren puntua bozkatuko ditugu elkarrekin bozkatu dezakegu

hirurogeita hamar eman dugu bozka hirurogeita hamaika bai aho batez onartu dira lehenengo eta bigarren puntua jarraian hirugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hamabost abstentzio ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena kutxabank sa enpresan mario fernández pelaz jaunaren agintaldian gertatutako

eratzeari buruz eh bilduren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

berrogeita hamaika ez ondorioz ez da onartu jatorrizko testua jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita bat ez hamar abstentzio ondorioz bertan behera geratzen da seigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legezbesteko proposamena tratamenduari atxikitzeko laguntzak unibertsalizatzeari

hemen erdibideko zuzenketa dago eh bildu eta euskal sozialistak sinatu dutena bozkatu dezakegu

hogeita hamasei ez ondorioz ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu osoko zuzenketa eta jarraian euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu euzko abertzalearen osoko zuzenketa zazpigarren puntua

euskal administrazioaren kontratu txikiei buruzko informaziorako irispidea mugatzearen inguruan euskal sozialistak eta eh bilduk sinatu duten erdibideko

ez ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dut nazio batuen erakundeak hirurogeita hamar urte betetzen ditu aurten bera da etorkizuneko belaunaldiak gerraren zigorretik babesteko

eta bakea eta nazioarteko segurtasuna mantentzea du bere helburu nagusien artean espainiak duela berrogei urte abandonatu zuen mendebaldeko sahara eta harrezkero deskolonizatu gabe segitzen duen lurralde ez autonomo bat da marokoren okupaziopean dagoena gainera

nazio batuei eta bertako estatu kideei dagokien erantzukizun nagusia nazio batuen sortze gutunaren arabera eta erakunde horretako segurtasun kontseiluak

bidezko eta behin betiko konponbide bat bilatzen eusko legebiltzarrak osoko bilkuran bat

bat egiten du onartu berri duen iruñako adierazpenarekin bi mila hamabost otsailaren hogeita batean nafarroako parlamentuan izan zen bakea

hiru erabakitzen du adierazpen hau biltzea espainiako gobernuaren presidentziari errege etxeari kanpo arazoetako ministerioari eta espainiako nazio batuetako misio iraunkorrari